onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kutxabankeko ustezko irregulartasunei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eta zaharra adiskidekeria eta gardentasun falta

behar dugu eta horretaz aparte eta seguru aski inportanteena euskal politika

cuélguela eskerrik asko prieto jauna

kaixo egun on guztioi gu ere hasiko gara gure botoaren orientazioa azaltzen eta esango dugu

gauza batzuekin ados gaude baina orokorrean iruditzen zaigu desproportzionatua baina ez desproportzionatua gehiegi eskatzen delako baizik eta gutxiegi eskatzen delako

pentsatzen dut bera ere haratago joan nahiko zuela eta ikerketa batzordea aipatu du baina behintzat mozioan aipatzen ez zenez guk pentsatzen genuen

bi bolumen edo bi masen arteko harremana eta kasu honetan da desproportzionatua azpitik eskuartean

eta hori da guk proposatuko duguna eta datorren astean eztabaidatuko duguna azken boladan euskal prentsa errepasatzen badugu ondorio batera helduko gara cameron diaz aktoresa euskal herrira etorriko

egin nahi izango balu izenburua argi egongo zen algo pasa en kutxabank algo pasa en kutxabank titularrak egon dira etengabe eta auzian edo zalantzan edo ezbaian egon dena ez da bakarrik cabiecesen inguruan gertatu dena baizik eta

etorkizunaren inguruan dagoen eztabaida eta hori da eztabaida sakon bat ez da bakarrik kasu isolatu bat eta uste dugu kasu honek

eta horregatik pentsatzen dugu errora joan behar dugula sustraietara joan behar dugula eta aztertu behar dugula kutxabanken inguruan gertatzen ari den guztia hor daukagulako

mamu bat zoritxarrez erreala dela ez da ipuinetako mamua eta da nafarroan can kutxarekin gertatu dena

urtean nafarrek kutxa horretan zeukaten beraiena zelako

orain daukate caixabanken ehuneko bata eta prozesuan mila milioi galdu dute eta kutxa propioa galdu dute hori da daukagun mamua eta esan dudanez mamu erreala da hau gertatu delako

ez levanten edo ez oso urrun baizik eta hemen euskal herrian eta hori da kutxabankekin eta

gertatzea nahi ez duguna eta hau gu ez gaude sartuta kutxabanken kontrako kanpaina batean guk ez dugu kutxabanken irudia kaltetu nahi kontrakoa gu gaude kutxabanken aldeko borroka eta kanpaina etengabe batean

izaera eta espiritua defendatu nahi dugulako eta ez besteak besteak gelditzen dira izenarekin bai kutxabank defendatu behar dugu kosta ala kosta baina

ez da ezer kutxabank ez da izen huts bat kutxabank izan beharko luke gauzak egiteko erabat instituzioa ez zaigu balio ezertarako esatea kutxak dauzkagula

gero kutxa horien bankuen praktikak baldin badira edozein bankuarenak bezalakoak orduan galtzen ari gara eta hori eman ematen ari da galtzen ari gara euskaldunok ere gure kutxa beraz uste dugu aztertu behar direla gauzak sakontasunez

pentsatzen dugu horrek ibilbide judiziala jarraitu behar duela

kutxabank sortu zenetik gertatu den guztia balizko ustelkeriak balizko praktika txarrak eta baita ere ze erabaki politikoak eta ze ondorio politikoak egongo diren jokoan daukaguna oso inportante delako instituzio hau zentrala da zentrala da euskal politikan eta euskal ekonomian

kutxabanki buruz hitz egiten ari garenean sekulako botere ekonomikoa eta herri honek behar dituen baliabide ekonomikoak kudeatzen dituen instituzio batetaz ari garelako uste dugu

planteatu behar dela ikerketa batzorde bat irregulartasun hau balizko irregulartasun gehiago eta orokorrean kutxa honek eraman duen ibilbidea azken urteotan eta hori da datorren astean proposatuko duguna eta hau

mozio honetan horregatik abstentziora joko dugu mozioan ere planteatzen da oso gai interesgarria eta badirudi hemen batzuen artean zalantzak edo

sortu dituela eta da ate birakarien kontua eta cabieces kasuan beste adibide argi bat daukagu cabieces ez zegoen bakarrik

dakigunez edo teorian kutxabankentzat ezer egin gabe bazegoen ere iberdrolan iberdrolan kobratzen zuen soldata eder bat eta iberdrolaz esan dezakegu

kutxabanketik edo kutxetatik ezaugarri bat eta da gizarte ekintza parece que

gu ere politikan gaude eta aldarrikatzen dugu politikaren balioa baina gure asmoa

hitza ematen dut ez da inoiz egongo eh bilduko kide bat

eta iberdrolaren administrazio kontseiluan hemen herri honetan gertatu den moduan eta gertatu da bizkaian alderdi inportante batean batera

administrazio kontseiluan eta alderdi baten zuzendaritza hori eh bildun ez da inoiz gertatuko guk politikarekin konprometituta gaude

beste era batean gu ez ditugu inoiz praktika hauek egingo gure lana amaitzen denean politikaren munduan bueltatuko gara gure aurreko okupazioetara

medikua eta garitano izango da kazetaria eta ez dira eseriko iberdrolaren administrazio kontseiluan

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi

kutxabank eta konparazio hori egiteak berez

kutxabank estatuko finantza erakunde guztietatik kaudimen rankinean lehenengo dago

hori da zuen zorroztasuna eta seriotasuna adibideak

gure legebiltzar taldearen ustez oso garrantzitsua da gai honekin eztabaidan hasteko ustezko erregulartasun jardueraren kasu honegaz hasteko

bera izan dala justiziari arazoaren berri

kutxabanken barne auditoretzak kontratadu baten luzapena detektatu zuen

eta guk ez daukagu kontratu luzapen horren ez dakigu

fernández en fiskaltzaren aurreko adierazpenak eta prentsa oharrak ez dute egia izan ezkero

guri hartutako erabakia kritikagarria iruditzen zaigu fernándezek

izan duzun moduan eta guk behintzat gure legebiltzar taldeak behintzat gure alderdiak behintzat ez dauka lege hori existitzen den berririk zuk ere ez guk ere ez

ez zuen izan guzti honen berririk euzko alderdi jeltzaleak denbora pasa ondoren jakin du prentsan agertu denean

honen berri irakurketa politiko desitxuratuak egiten ari dira gertakari hauen inguruan euzko alderdi jeltzaleak dianaren erdian

baina berretsiko dugu euzko alderdi jeltzaleak ez du inolako parte hartzerik izan kontu honetan ez bere jatorrian ez orain

mario fernandez ek onerako zein txarrerako

independentzia osoz eta kasu honetan ere bere erabakia pertsonala izan zen euzko abertzaleak legebiltzar taldetik ez dugu

espekulatuko tartean prozesu judizial bat irekita dagoenean are gutxiago gezurrak esan

edo neurri biko erregelaz epaitu horrek ez du lekurik euzko alderdi jeltzalearen eta euzko alderdi jeltzalea osatzen dugun pertsonen giza ekintzan eta ekintza politikoan estamos

berretsi egiten dugu euzko alderdi jeltzalearen erabakia berretsi egiten dugu maneiro jauna arduraz jokatuko dugu eta errespetatuko dugu

egungo kutxabank en posizioa eta inplikatutako pertsonen errugabetasun presuntzioa egin dezakegun onena da

ustezko delituak itzulpen sistema ez omen dabil bale ahalik eta azkarren argitzea

erakunde guztiak erabiltzen bere alderdi interesak eta interes partikularrak defendatzeko zuk maneiro jauna mozioan diozun moduan

erabiltzen euzko alderdi jeltzaleak kudeatu egiten ditu administrazio publikoak eta sektore publikoak kudeatu egiten

eta beste erakunde batzuetarako kideak izendatzea baldin badagokio bere ustez lan hori egiteko

kualifikatutakoak izendatzen ditu indepentziaz jarduten direnak ez izan pertsona horiek kasuren batzuetan

bere esperientzia eta ezagutza eta beste kasu batzuetan beste

etorriko dira gure bizitzaren guretariko edozeinen

zati bat atal bat jardun politikoan izanak per se desgaitzen al gaitu kudeaketarako gure bizitza guztirako

sozietarioan edo banku fundazioetan zuk diozun moduan horrela da maneiro jauna jardun politikoan ekiteak

kutxabank ez da euzko alderdi jeltzalearen jostailu bat bere profesionalek

profesionales señor maneiro no se confunda hori beste leku batzuetan gertatzen da zuk diozuna

begiratu behar duzu non dagoen gaur euskal bankua eta non geratu diren espainiar aurrezki kutxak

kudeaketa emaitzak frogatuta daude ez kutxabank ek

ez dute euro bakar bat ere jaso europar erakundeek erakunde finantzieroak erreskatatzeko bideratutako milioika euroetatik kutxen fusioak kutxabanken sorkuntzak

lidertzak adibide onak ditugu kutxabank erakunde liderra da kaudimena kaudimenduna eta profesionala demostratu

urtetik urtera handitu egiten du gizarte ekintzaren duen konpromisoa kutxabanken ardurak eta egitekoak ondorengo hauek dira euskadiko

erabiltzaileei kalitatezko zerbitzua eskaintzea erakunde kaudimendunak eta eraginkorrak izatea

eta bere izen ona indartzeko erakunde finantziero bikain gisa baina berriro diogu errespetatu egiten dugu

eta errespetua eskatzen dugu kutxabankentzat izan ere funtzionamendu ona duela erakusten duen beste adibide bat izan da hain justu hau ere gai honen berri ematea agintaritza finantziero eta judizialeei eskerrik asko
eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

casanova jauna zuk esan duzu

de la gente eta nik galdera bat luzatuko dizut

kutxabanken zergatik edo zuk uste duzu

herri honetako gehiengoa leloa dela zergatik dauka

benetan ikusi duelako bere kudeaketa profesionala izan dela eta horregatik dauka konfiantza bestela konfiantza

zuen bankadatik eta zuen alderditik bere izen ona zikintzeko eta ez duzue lortzen zorionez ez duzue lortzen konfiantza hori mantentzen jarraitzen du ez ez erakutsi zuk zeuk esan duzu herritarren konfiantza dauka

zergatik kudeaketa ona egin duelako egin zuen eta

eta guk konfiantza osoa dugu kutxabanken egiten jarraituko duela maneiro jauna

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

bai banatuta bozkatu liteke ez bale bototara jarriko dugu

batgarrena puntua bozkatu dezakegu

hamar bai berrogeita hiru ez hogeita bat abstentzio ondorioz batgarrena puntua ez da onartu jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez hogeita bat abstentzio ondorioz mozioaren bigarrena puntu hau ere ez da onartu